egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi aurretik esan bosgarren puntua erretiratua izan dela

tokian hamahirugarrena eztabaidatuko da hamabigarrena beste baterako hogeita batgarrena beste baterako

zazpigarren puntuan hamargarrena ikusiko da eta hamargarrenaren puntuan zazpigarrena berriro bale

bosten lekuan hamahiru ikusiko da hamabi beste baterako hogeita bat beste baterako zazpiaren tokian hamar ikusiko da eta hamarren tokian zazpi danak hartu duzue

osoko bilkura gai zerrendako lehenengo puntua galdera

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina euskadik

zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi hazten doan biztanlegoa gara eta horrek planetaren baliabideen ahalmenaren mugetara bultzatzen gaitu horrek dakartzan ondorio guztiekin gure inguruan normaltzat

elikadura osasuna hezkuntza energia komunikazioak eta abar baina munduko beste hainbat tokitan hau ez da modu berean gertatzen desberdintasuna dago maila globalean bizimodu duinari buruz

horregatik galdetzen dizugu zeintzuk dira euskaditik pariseko bilkuran egingo ditugun proposamenak

negutegi efektuko gasen kausak gutxitzeko edo ezabatzeko

aldez aurretik eskertzen dizut informazioa besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko aldaiturriaga jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria oregi andrea zurea da hitza

aurretiko jarduna eta kudeaketa iraunkorra eraman nahi ditugu pariseko

honela labur genezake hori klima aldaketaren aurkako euskal estrategia egitea eta aurkeztea

prest egongo dela gure klima aldaketaren aurkako estrategia gure ingurumen esparru programan jasotako karbono gutxiko euskal ekonomia sustatzea eta europako lider modura euskadik parte hartzea klima aldaketaren aurkako jardunean erreferentzia eta liderrak diren nazioarteko foroetan climate group energy encore iclei eta abar

nazio batuen erakundearen klima aldaketari buruzko esparru konbentzioaren gailurretan erdietsitako akordioekin eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

hamabosgarren puntua ere beste baterako utzi da gai zerrendako bigarren puntua

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ekonomiaren eta enpleguaren hazkundeari buruz

enplegu garbia sortuko zen urte bezala orain
isiltasuna mesedez egindako adierazpenetan krisia gainditutzat ematen da

gure ustez ezin da krisia amaitutzat eman gero eta jende gehiago baldin badago krisia hasi zenean baino egoera larriagoan aurkitzen dena pertsona helburu esaten dugu eta horrela baldin bada pertsonak eta pertsonen egoerak hartu behar direla kontuan adierazle ekonomiko soilak baino datu bat bi mila langabe gehiago daude

errealitatea euskal autonomia erkidegoak enplegua sortzeko duen zailtasunak ezaugarritua dator enplegu hazkunderik ez dago gurean eta gainera estatuko gainerako autonomiekin alderatuz gero orain arte

ez ginateke posizio hain onetan kokatuko orain pare bat aste izandako ekitaldi batean azaldutako

handik egun gutxira berriro ere ezagutu genituen langabezia datuekin egin zuten topo topo errealitate egoskorrarekin beraz egindako aurrikuspenek

ongizate edota errealitatearekin eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi urruzuno jauna

eta horregatik zuhurtziaz egiten ditugu gure prebisioak hori egia da

hazkundea espero baino handiagoa izan zen eta enplegu garbia sortu egin zen ez dakit nondik ateratzen dituzun zure datuak baina enplegu garbia sortu egin zela nabaria da hazkundea espero baino handiagoa izan zen eta enplegu garbia sortu egin zen berriz diot orain jaurlaritzak

eta hilez hile aztertzen badugu jakina irakurketak ezberdinak izan daitezkeela baina

hazkundea ehuneko bi koma hirukoa izango da eta berriro ere enplegu garbia sortu egingo da horixe da errealitatea eta jaurlaritzaren eguneroko lana da aurrikuspen horiek bermatzea guk egia esan dugu lehenengo egunetik zailtasunak onartu egin ditugu lehentasunak argi ezarri ditugu errealitatea zaila izaten jarraitzen du bai

hori ondo dakit baina bi gauza onartu beharko dizkidazu zazpi urteren ondoren krisia hasi zenetik gaur arte enplegu garbia sortu egin da euskadin

arazoak bukatu dira ez baina norabidea egokia da eta norabide horri eutsi

y soy positivo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna urruzuno jauna zurea da hitza

egin daitezkeen irakurketak egiteko beste ematen dute baina gure aburuz gezurra da krisitik ateratzen ari garenik haustura soziala gero eta handiagoa da

ari zaio alegia lana eduki eta prekarizaziotik atera ezin den langilearena

esan dizudan bezala bi mila langabe gehiago zerorrek lehendakaritza hartu zenuenean baino horietatik ehuneko hirurogeita laua

esklusio arriskuan industria jardueraren beherakada nabarmena eta galdutako milaka lanpostuak sektore horretan kontratu berrien epekotasun murritza lanaldia partziala baldintza prekarioak

eta horrek egoera bat edo konstatazio bat uzten digu

nabarmen gora egiten ari dela eta egonkortzen ari dela autonomia erkidego honetan mirar a la realidad sin telarañas esaten zuen hil berri den eduardo galeanok begiratu diezaiogun bada enplegurik ez da sortu sortu direnak ez dira kalitatezkoak eta gizartean ezberdintasuna areagotzen ari da

enplegu sailburu berriarenhitzak dira eta lan erreforma du horren hizpide eta lan erreforma egiten du besteak beste egoera horren iturburu espero dugu hitz soilak baino gobernu oso baten jarrera egotea adierazpen horien atzean

gaurdaino ez dela horrela izan eta hau esaten dugu uste dugulako momentu honetan

momentu honetan rajoy jaunari beste lan erreforma bat

funtzionatzen duten kontuek bruselan erabakitzen dena madrilen eta gasteizen gauzatu egiten dira beraz hori da eskatzen dizuguna

puskatzeko propaganda gutxiago eta benetako enplegu eta industria politikak egiten hasteko konpromisoa da gaurkoan eskatu nahi

eskerrik asko legebiltzarburu andrea urruzuno jauna ondo ezagutzen ditut zailtasunak orain zenbakiak norbere komenientziaren arabera erabiltzea ez zenbakiak zenbakiak dira eta zenbaki hotza diote diotena

egia esan egin du denbora asko beharko dugu krisiaren aurreko egoerara itzultzeko eta krisiaren aurreko egoerara azpimarratu egiten dut

krisitik aipatu egiten dudanean eta behar dugun enplegu guztia lortzeko zailtasunak bai baina bidean gaude eta bide egokia da ez nator bat zuen betiko eta denetarako jarrera ezkorrarekin eta betiko diskurtso nahasiarekin

eta hori da gure zeregina konfidantza landu sustatu eta zabaldu

gai zerrendako hirugarren puntua galdera idoia mendia cueva euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lan pobreziari buruz mendia andrea zurea da hitza

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

euskal industrien ekoizpenaren eboluzioan izandako atzerakadari buruz quiroga andrea zurea da hitza

la realidad superó las previsiones del gobierno eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora quiroga en

gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bake eta bizikidetzarako idazkariak terrorismoagatik kondenatutako batekin izandako elkarrizketari buruz

a estas personas eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa natalia rojo solana euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on

andrea gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa hasier arraiz barbadillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

estatua sortzeko adostu duten ibilbide orriaren aurrean lehendakariak duen jarrerari buruz arraiz jauna zurea da hitza

erabakitzeko eskubidea gauzatzeko ibilbide orri bat katalunian egin dute akordio bat

esquerra hain zuzen ere kapazak izan direlako akordio hori egiteko

gertatu den bezala gizarte zibilaren bultzada etengabeari esker gertatu da baina berriro ere erakutsi da alderdien arteko elkarlana ere ezinbestekoa dela

eta azken hilabeteetan ikusteko aukera izan dugu alderdi interesak nagusitzen direnean

pentsatzen dugu eh bildun estatua sortzeko ibilbide orriaren beharra handia baino handiagoa dela lehenengoz eta behin

erakutsi duelako soberan gainera elkarrizketa politikoaren etsai bilakatzen dela hau da ez dagoela prest inorekin hitz egiteko ezertaz ere ez

bukatzen direnik estatuak espainiar estatuak ez duelako onartzen beste naziorik dagoenik bere baitan eta estrategikoki

eskubidea ukatu egiten du estatu horrek espainiar estatuak ez du inolako eskaintza demokratikorik gure herriarentzat

estatu berbera daukagu batzuk eta besteok gure aurrean eskaintza demokratikorik ez duen estatu hori daukagun gure aurrean eta gure ustez

ezinbestekoa da benetan akordio politiko berriak sortzeko eta euskal bidea proposamena plaza publikoan jarri genuena eh bilduk jarri zuena adierazten du besteak beste

euskal herrian ere bai eta hori da hain zuzen ere bultzatu nahi duguna guk ere ibilbide orri bat nahi dugu ibilbide orri horren helburua izan behar da

bere alderdiaren kontra jartzea inondik inora ez eta begirune osoz esaten dugu berak ere esan zuen argi eta garbi bere burua eta bere bihotza badituela euzko alderdi jeltzalean eta guk hori

baina bere tesi politikoekin nolabait bat egiten dugu edo behintzat hurbilago gaude berak zehazki aipatu zuen lehenengoz eta behin akordio demokratikoaren beharra dagoela eta talde honek zehazki galdetu zion

unionista baten adostasuna ere behar den akordio demokratiko hori egiteko eta berak esan zuen ezetz

hori dela kontua hori dela akordio demokratiko baten beharra eta hor dagoela funtsa eta guk ere horren ondorioz galdetzen dugu ea berrogeita zortzi legebiltzarkide hirurogeita hamabosttetik nahikoa den ala ez

y por supuesto que seguramente habrá más gure ustez eh bilduren ustez gure etorkizuna erabakitzeko unea da

prozesu bateratzaile baten baitan eta gainera hori nahi dugu

baita euskadin ere euskal herritar giza bizi ahal izateko baina beste alde batetik ere planteatzen dugu dena erabakitzeko nahi dugula hau da

guk aukera horren alde gaude eta aukeraren garrantzia ere azpimarratu nahi dugu gure ustez eta hori ibarretxe jaunak ere esan zuen gaur egun

abagunea daukagu sekulako aukera inoiz herri honetan inork izan ez duena aprobetxatu behar dugu aprobetxatzen ez dugulako herritarrengan sortuko dugun etsipena itzela izango delako

hobe ondorenerako uztea ba guk esaten dugu ezetz

baina aukera ere bai horregatik argi eta garbi esaten dugu el veinticinco de mayo

que hay que desarrollar en los próximos tiempos eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzar honetan bertan politika orokorreko eztabaidan adierazpen garrantzitsu bat egin zenuen euskal herria bildu alderdi politikoaren izenean

laburbildu zenuen horrela esanez nos vamos a mover lau hitzetan laburbildu zenuen hori esan zenuen bai hemen bertan nos vamos a mover konpromiso hori hartu zenuten bai ekonomia eta enpleguaren arloan baita bakea eta bizikidetzan

zazpi hilabete pasa dira eta mugimendu hori ez dut nabari

ez dut uste zuek egindako eskaintzari jarraipena eman diozuenik duela zazpi hilabete zineten leku berean jarraitzen duzue eta gaurko interpelazio hau horren froga garbia da zuen inmobilismo honen aurrean beraz

berriz bat aro politiko berri bat bizi dugu baina euskadi ez da gaur jaio arraiz jauna

lan asko egin dute herri honen autogobernuaren alde herri honen ongi izate eta garapenaren alde hori onartzea garrantzitsua iruditzen zait gabezia ezinbestekoa da lehen puntu honetan zuen partetik mugimendu bat egitea hasieran aipatu dudan politika orokorreko eztabaidan zure

agenda demokratiko bat behar dugu behintzat euskal autonomi erkidegoari buruz mintzatzen hasteko agenda demokratiko bat behar dugu

aspaldi dugu agenda demokratiko bat arraiz jauna behintzat

mintzatzen hasteko aspaldi hasi ginen euskal autonomi erkidegoari buruz hitz egiten ez hori bakarrik

adosten eta gauzatzen duela ia laurogei urte onartu zen lehen estatutua duela ia hogeita hamasei urte onartu zen bigarrena

duela hamar urte onartu zen estatutu politiko berria aspaldi hari gara etorkizun politikoari buruz mintzatzen eta proposamenak egiten

aurrenekoarekin lotuta euskal bidea ez da zerotik abiatzen euskal bide bat egin dugu zuk

nik hainbat bilera izan egin ditut kataluniako presidentearekin eta ondo ezagutzen dut beraien bidea

bere jatorria eta oraingo bidearen zergatia eta erabat errespetatzen dut bide hori berak ere

ezagutzen du gurea eta errespetatu egiten duen moduan

duela ia hogeita hamasei urte euskal autonomia erkidegoak bide bati ekin zion bide horretan aurrera egin dugu erakundeak ditugu itun ekonomikoa dugu eta autogobernuan aurrera egin dugu gabeziak

kataluniak duela hogeita hamabost urte beste bide bati eman zion hasiera eta beste bide bat egin du

orain herri bakoitzaren historiaren ezaugarrien gertakarien arabera herri bakoitzak bide berri bati eman nahi dio hasiera

ez gara zerotik abiatzen hirugarren ideia gure nahiak eta asmoak idatzita daude eta aipatu zenezake ibarretxe lehendakaria nahi duzun beste baina alderdi bakoitzarenak idatzita daude

bat egin ahal izango nukeen ezker abertzaleak idatzita duenarekin ere bai adibidez erakundetze prozesua mailakakoa izan beharko litzateke euskal herrian

beraz eutsi diezaiogun bakoitzak idatzitakoari eta

gure nahiak eta asmoak eta idatzita egon dira daude eta egongo dira euzko alderdi jeltzalea programa batekin aurkeztu zen hauteskundetara eta nire izendapenaren ondoren gobernu programa bat aurkeztu nuen

gure proiektuak iragana aintzat hartzen du eta izandako erakundetze prozesua aintzat hartzea oso garrantzitsua iruditzen zait

egungo egoera eta aukerak kontutan izaten ditu etorkizun berri bat proposatzen du gure proiektuak egindako ibilbidea errespetatzen du

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna arraiz jauna zurea da hitza

kaixo berriro ere eta eskerrik asko lehenengo eta behin esan behar dut

eta zu zinen interpelatua zu zara lehendakaria eta nik interpelatzen zaitut eta ez alderantziz

ea mugitu ahal garen galdetzen duzu nik uste dut

horren adierazle garbiena dela ea hori ez den mugimendua ea eskaintza hori egitea euskal gizarteari ez den mugitzea gainera esango dut ere zure alderdiarekin ere zailtasunak zailtasun egiten ari garen lanketa guztia ere mugimendu horren froga ere badela beste gauza bat da ea

guztiok nahiko genukeen bezain azkar galdetu dizut argi eta garbi

ea konforme zaudeten berak esaten duenarekin ala ez kontuan hartuta berak ere besteak beste

zuk batzuetan aldarrikatu duzun disposición adicional cuartaren bide hori egin ahal izatea horregatik galdetu dizut zure jarrera jakiteko eta

beste alde batetik ere nahiko galdera zehatzak egiten saiatu naiz ez dakit

baina kontua da bat egiten duela guk esandako gauza batzuekin eta hori ekarri dut areto honetara besterik gabe gehiengo nahikoa

hori pentsatzeko akordio demokratiko bat dela ala ez edo ez gara berrogeita zortzi hori jakin nahi dugu igual no somos cuarenta y ocho yo sí

galdera zehatza galdetu behar zaio ala ez euskal gizarteari

nahiko galdera zehatza da estatuaren baimenik gabe herri gisa gure bidea egingo dugu bai ala ez hori akordio demokratiko batean

iritzian oinarritzen baldin bada herri gisa gure bidea egingo dugu bai ala ez estatuaren baimenik gabe ez delako egongo ez dago

espainiako erresuma da eta badakigu denok zer nolako sustraietan oinarritzen den hori guztia kontuan hartuta badakigu zer emango duen

gure bidea egingo dugu bai ala ez guk ere pentsatzen dugu

akordio demokratiko bat euskal herrian euskal herriko eremu bakoitzean egin behar den akordio demokratiko bat eta gainera aldez aurretik euskal gizarteari

baina bi horiek aurrera segitzeko esaten baldin badigute aurrera egingo dugu bai ala ez hori da galdetzen duguna

arraiz jauna interpelatua zu ez dialektika batean gaude

eta erantzun egiten diet zuen testuetan oinarrituz ere beraz nik uste dut

eta legebiltzarrean lan talde bat dagoela eratuta lan egutegi bat duela eta

planteatzen ari garena momentuz horri leial eutsiz da autogobernuaren ibilbidea aztertzea eta baloratzea da gure helburua printzipioz eta balorazio hori oinarri hartuta eguneratzeko proposamen bat egin ahal izateko baina ordutik aurrera hemen berton legebiltzarrari

eta ez orokorrean zuk egiten duzuna euskal bidearena denbora politiko berri bat ireki da eta proposamenak guri eskatu ez zuek baldin badituzue proposamenak aurkez itzazue

legebiltzar osoko bilkura honetara horrelako interpelazio bat horretarako tokia eta denbora dagoenean zergatik zuen interesaren arabera beste guztiok mugi gaitezen zuen mugi eza

arraiz jauna hori da jokoa hori da eta ez besterik gure helburua indar politiko ezberdinen arteko adostasun batetara iristeko da eta aipatu egin duzu ez didazu erantzun nik egindako galderei nola ez

erabakitzeko eskubidearen erakundetzearen prozesu bat beharrezkoa izango litzatekeela ez al dizut erantzun

erabakitzeko eskubidearen alde ez bakarrik berrogeita zortzi

egiten duela alde zenbat erantzun behar dituzu eusko alderdi jeltzalearen aldetik edo lehendakariaren aldetik edo ez al da zuen jokoa lehendakaria eta eusko alderdi jeltzalea ere kontraesanetan jarri nahi izatea

estrategia guzti horiek eta taktika guzti horiek ezagutzen ditugu baina zor diogun begirunea gorde diezaiogun legebiltzarrari eta legebiltzarrak duen

eta aurkez itzazue hor zuek zuen lana edo zuen proposamena yo no renuncio señor

eta ez diot aro berri baten aurrean gaudenik ez aro berria bizi dugunaz eta bizi dugunaz hitz egiten dut behin eta berriz

eta etorkizuna eraikitzeko erabili behar dugu eta itun politiko berri bat adosteko aukera dugu beraz mugi zaitezte onartu ezazue egindako lana

eta landu dezagun denon arteko adostasunaren aukera eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua

garcía de jalón eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskal gizarteari

duen iritzia jakiteko neurriei buruz zurea da hitza

egun on ikusten duzunez lehendakari jauna eta ganbera honetako gainontzeko kideek ere eh bildurentzat eta euskal herriko zein europako hainbat eragileentzat

gaurkoan etorkizuneko gizartea eta gure bizitzetan eragin handia izan dezakeen

inposatu nahi diguten akordio hau gizarteratzeko egiten ari garen ahaleginean tematuak gaude

dezaten susan george dioen bezala argitara ateraz gero

eskerrik asko presidente andrea hasteko

eta lehen ere aipatu izan dugu merkataritza eta inbertsioak areagotzeko helburua duen hitzarmen batez ari garela eta inolaz ere ez segurtasuna edo kalitatezko baldintzak edo pribatuak eta publikoak horrelakoak ez dira hor aztertzen eta bermatuta gelditzen da beraz

hitzarmena positiboa dela hitzarmen bat kide diren herrialdeen arteko merkataritza inbertsioak eta elkartrukea laguntzeko jaiotakoa europako erkidegoaren hitzarmena bezala printzipioz berdina positiboa zeren amerikako herrialdeak mercosur en inguruan egun duten hitzarmenaren antzekoa da

asia hegoaldeko herrialdeekin egiten ari dena bezalakoa mundu globalean bizi gara hori ezin da ukatu gero eta zabalagoa den mundu batean eta arauak

gure interesen kontrakoak izaten dira beraz hori ez kontsideratzea eta ez pentsatzea horrela landu behar dugula

eta iruditzen zait hori ez da gaurko egungo politika eta gaur egun egin behar dugun zerbait europako batzordeak hala ere

agindu du estatu batuekin negoziatzeko askoz ere gardentasun handiagoa gehiago aztertu behar dela tratatu hori

jakin behar duela herritar guztiok nola doazen bera ere ez dago oso gustura nola egiten ari diren gauzak

andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzak legealdia amaitu arte euskadiko egitura instituzionala erreformatzeko eta modernizatzeko

eskerrik asko legebiltzaburu anderea señor maneiro